egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendako lehenengo puntua

euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak ogasun eta ekonomiako

eusko jaurlaritzak bi mila hemeretziko ekitaldirako dituen aurrekontu aurreikuspenei buruz gorozpe anderea zurea da hitza eskerrik asko

herenegun kotxean nindoala sailburu jauna irratia entzuten ausardiari buruz zeuden berbetan

pertsonalki mugatu baino ez omen gaitu egiten eta antza ausarta izan behar da norberaren burua behartu

beldurragatik egingo ez zenukeena egitera filosofo klasikoetatik abiatu zuten gogoeta gauza abstraktuei buruzko kezka alde batera utzita gizakian arreta zuen sócratesek etika militarretik

errealismoaren ukazioaren kontrako jarrerara hori baita etika filosofikoa

oreka bilakatzen duena duela uste baitzuen aristótelesek ez gehiegi ez gutxiegi guzti hau politikara ekarrita sailburu jauna

eh bilduk aurrekontuen tramitazio prozesuan izan duen jarrera bat ausardia falta izan ditzaketen presioei aurre egin eta eaj pnvrekin baita arlo sozioekonomikoan akordioak lortzeko errealismoaren ukazioa jaurlaritzak bere aurrekontu ekimenean gainditu ezineko mugak dituela aitortzeko eta hirugarren oreka eza kontuan ez izan jokabiderik egokiena

ez gutxiegi eh bilduk bere jarrerarekin agertu du bere konfort zonan kronifikatzea erabaki duela kritikak jasotzea ekidingo du balizko faktura politikorik ez ordaintzea saihestuko du baliteke baina eta ondorioak

gorospe anderea bai gobernuari da galdera

eskerrik asko legebiltzar buru andrea eskerrik asko gorospe anderea erantzuteko azpiazu jauna zurea da hitza

lehendakari jauna sailburuok legebiltzarkideok egun on denoi

euskadiren garapen ekonomikoa bultzatzen jarraituko du lasaitasuna helarazi

gainerako sailek ahalik eta proiektu gehien aurrera eraman ahal ditzaten ezarri beharreko neurriak ezartzen

gara eta lege proiekturen bat aurkezteko aukera baloratuko dugu

behar duten neurri jakin batzuk indarrean jartzeko

talde baten laguntza behar dugu eta horretarako gure esfortzu guztia jarriko dugu
eskerrik asko eskerrik asko azpiazu jauna
gai zerrendako bigarren puntua galdera unai urruzuno urresti eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina egoera politikoari buruz

egun on guztioi egun on lehendakari jauna nik histeriarik gabe galdetuko dizut lasaitasunez

urduritasunak dituenak ditu euskal herria bilduk gauzak ondo egin izanaren lasaitasuna du

galdetuko dizut espainiatik espainia aldetik estatutik laino beltzak ageri zaizkigu

politikoa gure aburuz kezkagarria da era bat andaluzian hautez emaitza batzuk

non ultra eskuinaren igoera nabaria den eta estatuan horrek esango duen hedapena oraindik ikusteke ala izan ez dakigu zer gertatuko den argia dena da espainiako marko politikoa eskenatoki politikoak berak

eta jarrera errezentralizatzailetara egingo duela pedro sánchezen gobernuak

hilabete batzuk eta hasiera batean izan genitzakeen espektatiba edo itxaropenak ere badirudi

betetzen ari eta guzti horrek esan bezala egoera erabat kezkagarria zabaltzen du gugan nola aurre egingo zaio
egoera honi eskerrik asko eskerrik asko urruzuno jauna

legebiltzar buru andrea legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok

eta urruzuno jauna patxada guztiaz eta aldi berean sendotasun osoz begira eusko jaurlaritzak datozen hilabeteei begira argi dauka hartu beharreko bidea zein eta gure programa

irakurriko dizut autogobernu aitortuaren defentsa eskuratzeke dauden estatutuaren eskumenen transferentzia lortzea eta estatutu ituna eguneratzea gure eskura dagoen heinean dagoena egiteko eskainiz eskumenen transferentzia lortzea lehen mailako helburua da legebiltzar honentzako eta

urtea bukatu aurretik espainiako gobernuak egutegi eta plan bat aurkeztu behar digu momentu honetan negoziatzen ari garena abenduaren hogeita zortzia baino lehen

bideragarri bat lortzea da eta ez izan zalantzarik gizarte segurantzaren

gizarte segurantzaren kudeaketa ekonomikoaren eskumena lehentasun bat izaten jarraitzen du eta jarraituko du estatutuan jasota dago eta bete beharreko legea da beraz ziur naiz zuen babesa ere jasoko dugula gure eskumenak diren guztiak lortzeko eskumenak eskerrik asko

onak diren akordio guztietan aukera bat izan dugu

aukera galdu egin duzue zeren hor bi eredu

aurrez aurre aurkitu dira aurkitu da edo eman da talka ideologiko bat eta berriro diot akordio

euskal herria bildu hor egongo da euskal herria bildu ez da egongo hala moduzko akordioetan euskal herria bilduk ez du sinatuko herritarrentzat ona eta herritarren beharrei erantzuten akordiorik eta esan bezala egoera kezkagarria da

eta guk horretan bat egiten dugu egoera kezkagarri horrek

premia batzuk ekarriko dizkigu premia horiek erantzun bateratuak ematea ahalbidetu beharko luke eta esan bezala euskal herria bilduk horiek baliatuko ditu herri akordioez hitz egin dugu hasiera hasieratik eta herri honek horien premia latza izango duela ikusirik zabaltzen ari zaigun testuinguru politikoa testuinguru politiko bat espainiatik jada jarrera positibo gutxi hurbilduko zaizkigun eta herri honek hartu beharko

beharreko erabaki egokienak zentzu horretan ez izan zalantzarik euskal herria bildu horretan egongo da

egon den bezala eta berriro diot aukera galdu du jaurlaritza honek eta hori azpimarratu nahi dut jaurlaritza izan da aukera galdu duena eta inolako

nolabaiteko talka ideologiko bat eman dela nolabaiteko bi gizarte eredu aurrez aurre aurkitu direnak eskerrik asko eskerrik asko urruzuno jauna lehendakarik jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzar buru anderea

urduritasunari horrenbeste aipamen egiteak ematen du benetan urduri dagoena zu zeu zarela eta akordioa eta herri akordioaz

elkarrizketa negoziazio eta akordioa ezinbesteko tresnak direla aurrera egiteko

gehiengorik gabe eta bide horretan aritu gara eta

nola den posible hitz larriz akordioak eta adostasunak ezinbestekoak direla aldarrikatzea baina gero aukera izan duzuenean zuek eh bilduk aukera izan duzuenean

gai zerrendako hirugarren puntua galdera lander martínez hierro elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina pentsio sistema osagarriei buruz
martínez jauna zurea da hitza eskerrik asko mahaiburu andrea

eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna erantzuteko

martínez jauna bat nator pentsio publikoaren aldeko apustuarekin

hementxe bertan hau da lehentasuna ezinbesteko oinarria eta lehenesten dugun helburua pentsio publikoaren edo publikoen bermea gobernuak oinarri hori

eta bat nator baita ere duela ia berrogei urte euskadin martxan jarri zen

arlo horretan hainbat enpresa enpresa taldeetan edo adminitrazio publikoaren baitan lortutako adostasuna

elkarkidetza geroa edo lagun aro adibide bezala eskerrik asko

entzuten dugunean oso kuriosoa da lehenik eta behin azpiazu sailburuak hitz egiten duenean fiskalitateari buruz iaz

ikusi genuen nola halako lio bat egon zen sozietate zergarekin eta azkenean alderdi popularraren proposamena jan egin zenuten eta orain berriro ikusi dugu nola lehenik eta behin azpiazu sailburuak hitz egin zuen bazegoela erredukzio bat ehuneko berrogeiarena

nola berriro ere esaten duen bentaja fiskalak eman behar zizkiola plan pribatuei pentsio plan pribatuei noski horrelako ehuneko berrogeiaren erredukzioa ikustea ba izango zen banka eta confebask aurka jartzea hau da gobernuarentzat pentsaezina den asunto bat baina gobernu honi patronalari eta enpresa handiei opariak egin baino gustatzen zaion

ere da euskal gizarteak eskatzen duena

ez duzue entzun hezkuntza grebekin eta orain ez duzue entzuten pentsionista plataformak eskatzen dutenekin bihar bertan

manfestazioak konbokatu egin dituzte bai pentsio publiko duin batzuen alde eta epsven aurka

epsvi ez eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako laugarren puntua galdera eneko andueza lorenzo euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak

andueza jauna zurea da hitza eskerrik asko mahi buru andrea lehendakari jauna
sailburuok legebiltzarkideok egun on guztiok el programa bizigune

eskerrik asko arriola jauna gai zerrendako bosgarren puntua galdera alfonso alonso aranegui euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina arabako unibertsitate campusean izandako gertakariei buruz alonso jauna zurea da hitza

unibertsitatea mobilizatu egin da ertzaintzak gaia ikertu egin du eta bi pertsona atxilotu egin ditu gertaera larria izan da bai onartezina errepikatu behar ez dena guztien gaitzespena jaso duena

interpelazioa josé ramón becerra carollo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

mila esker presidente andrea lehendakari sailburuak legebiltzarkideok guztioi egun on señor lehendakari le interpelo hoy

la navaleko itxiera kudeaketa txar baten ondorioz iritsiko da eta kudeaketa horren ondorioz ontziola arazotan sartu da eta sartu dutenek jabeek kargua utzi behar dute

estrategia bat osatu behar da jabe horiek kentzeko eta beste ipintzeko eta zoritxarrez garapen ekonomikoko sailak ez du estrategia hori eduki ez du estrategia hori osatu eta zoritxarrez diot

tresnak badituzue eta baliabideak baita ere falta izan dena izan da konpromisoa eta borondate politikoa hitz batean falta dena izan da lidergoa eta gure galdera da zergatik ez duzue lidergo hori eduki por qué no

eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburuok eta legebiltzarkideok egunon ez da lehengo aldia honetaz hitz egin dugula becerra jauna

ese es nuestro compromiso eskerrik asko tapia anderea becerra jauna zurea da hitza

gai zerrendako zazpigarren puntua galdera edurne garcía larrimbe elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina garbiketaren sektoreko soldata arrakalari buruz garcía anderea zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zortzigarren puntua interpelazioa

euskal autonomia erkidegoan energia berriztagarriak bultzatzeko neurriei buruz lópez de ocariz andrea zurea da hitza

eskerrik asko lópez de ocariz anderea erantzuteko tapia anderea zurea da hitza

nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz anderea

tapia anderea gai zerrendako bederatzigarren puntua interpelazioa mikel otero gabirondo eh bildu taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina

eskerrik asko lópez de ocariz anderea eta eskerrik asko tapia andrea

interbentzioa izan behar du eta nik uste dut esan behar nituen hainbat gauza zuek garatu dituzuela

baina bai ñabardura batzuk edo sakontasun pixka bat sartu nahi diotela gaiari

iruditzen bazaizue ere nik baliabide fosilak goraipatzen hasiko naiz

lurperatuak zeuden baliabide fosilak indar titaniko horiek erabiltzen ikasi zuela

baliabide fosilak erabiltzen ikasi genuenean milioika urtetan lur azpian egondako indar titaniko batzuk askatu genituela

historia ezaguna da historiak aurretik inoiz ezagutu gabeko azelerazio bat izan zuen

baita energia azken finean biderkatu egin zen biztanleria biderkatu zen aberastasuna biderkatu zen ekoizpena biderkatu zen abiadura biderkatu zen esan dezakegu

eraiki dugula gure zibilizazioa galdetzen didatenean

nik adibide hau jartzen dut eta nik uste dut oso esanguratsua dela hau da maersk dinamarkako konpainiako buke portakontenedore bat

honetan kabitzen da europak amerikarekin egin zuen

komertzial guztia hamasei mende osoan ehun urtetan europa eta amerikak aldatu zituzten gaiak hemen kabitzen dira eta norbaitek kuriositatea baldin badauka eta modu pertsonalean

energia fosilen eta petroleoaren indarrak proba dezala gauza oso sinple bat etxetik ateratzerakoan kotxeari sartu litro bat

konprobatuko duzue nola handik hamabost edo hogei kilometrotara efizientzia pisua eta hainbat kontuen arabera autoa gelditu egiten dela

kotxea itxi bultza eta eraman etxera bueltan

hori da baliabide fosilen energia titaniko hori

titanen indar hau kontrolpean izanda normala da gure zibilizazioak ondoratuezinaren sentsazioa izatea guztiok daukagu sentsazio hori nola edo hala

uste zuen bezala titaniken beste itsasontzi titaniko horretan

arazoak egongo liratekeela baina alarmak piztu dira eta nik esango nuke gure titanik zibilizazio honek

baizik dagoeneko bi izebergekin talka edo topo egin duela

askotan aipatu dugu baliabide fosilen agorpenaren inguruko kontua da eta zentzu honetan oso garrantzitsua iruditzen zait

energia agentziak atera duen lamina hau lamina honetan esaten da gaur egungo joerarekin gerta daitekeela bi mila hogeita bostgarrena urtean gap bat hutsune bat egotea eskaria eta eskaintzaren artean hogeita lau milioi petrolio egunekoa egiten baldin badira inbertsioak

edo jaitsiera hori hamairu milioi barril egunekoa izan daitekeela

eta hau da izeberg baten atzeko partea esango genuke

beste izeberga noski eta honetaz ez duzu hitz egin baina nik uste dut energiari buruz hitz egiten dugun bakoitzean hitz egin behar dugula beste izeberga hau da eta hau da

ba bueno baliabide fosilak erabiltzen ikasi dugunetik ba gaur egun arte

isuriak eta ikusi dezakezuen bezala energiaren

emisioak ere hazkunde esponentzial bat izan dutela eta zentzu honetan

piztuak daudela eta jabetu behar dugula egoera oso larria dela

albiste asko ibili dira honen inguruan hasteko eta garrantzitsua da

zuzentarau eta erregelamendu berriak atera ditu eta

urtearen amaieran nazio bakoitzak aurkeztu beharko ditu paquetes

y clima oroitzen duzue nik legealdi hasieratik esaten nuen bateratuak joan behar zuela denbora guztian ez zenuten hain argi ikusten nik uste dut horren inguruan ere hausnarketa bat egin behar dela eta hausnarketa kritiko bat egin behar dela

egoeraz ohartarazi gaitu berriro eta bere hitzetan ez dut nik esaten egoera dramatikoa da

gaur egun egiten ari garen esfortzuak hiru aldiz biderkatu behar direla eta azkena eta oso txosten interesgarria da

bisio bat egiteko bi mila berrogeita hamar urterako

bide energetikoak zein izan behar zuen eta helburuak zeintzuk izan behar zuten eta txostena

txostenak esaten duena inpresionantea da o

eta nik hola entresaka bat egin dut eta azkar batean gauza batzuk irakurri nahi ditut

guk berriztagarriak nola desplegatu behar ditugun eta horren inguruan hitz egitea eta zentzu horretan

inongo kexarik baina iruditzen zait honek beste maila bat hartu behar duela esan nahi dut zibilizazio erronka bat da eta hemen ez da kontua esatea ea lortzen dugun portzentai batzuk igotzea eta europatik datozen eskaeretara egokitzea edo inguratzea zentzu horretan argi geratu da bi mila hogeita hamar estrategia energetikoa ia bat batean esango nuke hasieratik ez bazen ere

baino horretaz haratago joan behar dugu energiaren inguruko

nik uste dut hemen hausnarketa estrategiko bat egin behar dela oso sakonekoa egin behar dela eta hemen esaten dena eta bi mila berrogeita hamarerako

dituen ekonomia edo metabolismo ekonomiko batetara joan behar dugula eta hori jarri behar dugula gure ekimen politikoaren erdigunean

eta hortik aurrera beste aktibitate guztiak horri nola

edo helburu horiek nola heldu lortzeko jarri behar ditugula

baditut beste bost minutu ideia batzuk ere emango ditut baino iruditzen zait autokritika denok egin behar dugula

baina maila bat igo behar digula eskaera honi berebiziko garrantzia dauka eta gure eta gure ondorengoen bizitza bera bermatzeko ezinbestekoa delako aldaketa hau

ados nago beraz ez daukat horren inguruan ezer berezirik esateko baina bai hausnarketa pare bat egin nahi nituzke nik ere horren inguruan alde batetik

europatik ari dira iristen neurri desberdinak egia da eta egun batetik bestera aldatzen dira azkenean nik uste dut izan zela azaroak hemezortzian nolabait finkatu zituzten

egokitu beharko ditugu gureak eta ikusi benetan zein izango den bakoitzaren papera

baita ere europar batasunetik komisarioetatik baita ere iristen da nolabait hausnarketa estrategiko hori egiteko ildoak zein izan beharko liratekeen eta nik sartu nahi nuke beste gai bat tarte guzti horretan zeren

berrogeita hamar urte horretara arte zer paper izan behar duen adibidez

esan dugu eta sinesten dugu benetan erregai fosila petrolioa kendu behar dugula tartetik ikatza kendu genuen aspalditik

garraioan zer paper izan behar duen oraindik guzti hori nik uste dut ondo aztertu behar dugula eta baita ere zentzu honetan aldaketa guzti honek

zer eragin izango duen garrantzitsua da baina baita ere industrian zer eragin izango duen garrantzitsua da eta ikusi beharko dugu gure industria bereziki

bere papera eta norantz joan behar duen sektore bakoitzean ikusi dugu

automozioan beraz nik uste dut orokortasunean hori ere nik sartuko nukeela

horretarako baina bai aipatu dituzu hainbat gai

eta abar baina nik hartu ditut hiru gai garrantzitsuak iruditu zaizkit baita ere kasu honetan

azaroaren hogeita zortzian eta nolabait esaten digute

estrategiko batez aztertu behar dugula energia guztia zenbakiak jarri bai klimarekin

hemen baditugula hiru estrategia ezberdin eta gero komentatuko ditut gustatu zait pixka bat zein den ikuspegi hori eta zuekin konpartituko dut

eta zentzu bat edo direkzio bat jarri dezagun non sektore industrialak egon daitezen ikertzaileak egon daitezen gizartea egon dadin eta kontuan izan dezagun klimatikoki zer aldaketa eta guztia baita ere enpleguaren ikuspegitik azter dezagun

egokia egin ahal izateko lortu behar duguna da jarraitzea europar batasuna

herritar bakoitza lehiakor izatea enpleguak mantentzea eta benetan europa izatea

jasangarria noski bete ditzala bete behar dituen guztiak airearen kalitatea eta beste hainbat gaien inguruan baina baita ere lehiakortasuna mantendu dezagula

ari garela batean eta bestean baino agian ikuspegi guztiaren ikuspegia eduki behar dugula

eficiencia energética horretan nik uste dut ari garela eta horretan dekretu bat eta lege bat onartzera goaz despliegue de las energías renovables

mugikortasun elektrikoa edo auto elektrikoa zer izango duen eta nola aztertu behar den una industria competitiva con

zer garrantzia duten gasaren ikuspegitik ere oraindik bi mila berrogeita hamar arte bere papera izango dutenak eta hitz egiten du baita ere

komentatuko dugu baina nik uste dut bioekonomian ere badugula zeresana herri bezala eta hor

zeren eta guk dauzkagun baso guzti horiekin hortik atera daitekeen ekonomia ere garrantzitsua da eta horrek ere lagundu dezake

aipatzen dute energiaren ingurukoak eta garraioen ingurukoak

aipatzen duzun hausnarketa estrategiko horretan nik aldagai guzti horiek sartuko nituzke klimaren ikuspegitik aztertu behar dugula eta hemen herri bezala baditugu hiru esango genuke plan desberdin ditugunak bata legea da gainera

klima bi mila berrogeita hamar daukagu gure plana estrategia energética de euskadi

nola uztartu guztiak eta nik aldagai industrial hori eta herri bezala nora joan behar dugun eta gure enpleguak non egon behar duten eta nola landu behar dugun baita ere aztertuko nuke beraz bai ikusi beharko dugu zertan ari garen eta ze aldagai aldatu behar ditugun eta nola uztartu guzti hori baita ere europar batasunak aipatzen diguna ez bakarrik zer egin behar dugun baizik eta estrategikoki nola lan egin behar duen nik bereziki kontutan hartuko nuke kasu
honetan eskerrik asko eskerrik asko tapia anderea

da hitza bai eskerrik asko berriro orokorrean

nik eskatuko nukeena da lehen aipatu dudan

lehentasunaren kontu hori garrantziaren kontu hori eta benetan aurrean dugun erronkaren tamainaren inguruko egia esate hori

ez dugula ez garela iristen behar diren zenbakietara baina nik uste dut

gizartearengan eta askotan pentsatzen dut hor euskal energia erakundeak beste paper bat jokatu beharko lukeela

egia esatea zer den mila bederatziehun eta hirurogeita hamazazpian jimmy carter estatu batuetako presidentea ateratzen da

erdian eta alokuzio bat egiten du estatu osoari eta esaten du buenas noches

oso interesgarria da alokuzio osoa oso interesgarria da eta nik honekin esan nahi dudana da agian ideia bat egiten hasi behar dugula

agian bidali ditugun espektatiba batzuen inguruan berrikuspen bat egon behar duela eta benetako sakrifizio batzuk lortu beharko ditugula bestela eta frantzian pixka bat hortik joan da arazoa

hor jendea justizia sozialarekin edo egin ezean arazo handiak egongo direla

itun baten bila joatea benetako itun politiko eta sozial bat non parte hartze zabala egongo den eta hortik aurrera errazagoa izango den nahiz eta jendeari esan sakrifizio batzuk edo egon beharko dutela guztion artean

ze panel guztiek ematen diguten informazioa

ederki estutu beharrean izango gara eta zentzu honetan merkatuari begira edo merkatuaren seinaleei begira egoteaz edo bakarrik beste seinale batzuk ere bidali beharko ditugu edo merkatuari beste seinale batzuk bidali beharko dizkiegu esan nahi dut hor dago fiskalitatea hor dago legedia eta

merkatuari begirako erabakiak izan direla eta merkatua oraindik ez dago prestatuta eta nik bere egitura estrukturalki esango nuke

egin behar den aldaketa egiteko batik bat denbora

begira egote horrek ere nik euskal energia erakundeari buruz hitz egin nahi nuen

orientado al mercado eta nik uste dut hor buelta bat eman behar diogula kontuari hau da gu ari gara esaten

urtean karbonorik gabeko ekonomia bateko helburuak bi mila hogeita hamarerako helburu berriztagarri oso handiak eta bitartean energia ekoizten duen energia publiko nagusiak ekoizten du ehuneko laurogeita hamazazpian energia elektrikoa

erabakirik egokiena zen baina hor aldaketa bat egon behar du

beste guztiei esanez eih hau benetako apustu bat da eta guk

fosiletan beherantzako norabide bat eramango dugu eta gure apustua benetakoa da eta nik zentzu honetan eta pixka bat broma batekin amaitzeko

eskerrik asko eskerrik asko otero jauna tapia anderea zurea da hitza

azkeneko txistea eve forever ere izan daiteke beno nik uste dut kamera oso harrituta egongo dala gaur ados gaudelako eta

egoteko egia da garrantzia eta dimentsioa jarri behar direla eta

bidali behar ditugula baina seinale horiek kontuz bidali behar ditugu ez gertatzeko adibidez zuk aipatzen zenuela frantzian gertatzen ari dena edo momentu honetan

egia da joan behar dugula deskarbonizazio batera egia da joan behar dugula

hortaz ari dira bai frantzian txaleko horiak eta baita ere espainiatik datorkigun lege horrekin baina horrekin ados egonda ere

soziala momentu honetan baliabide ekonomiko gutxien dituen pertsona bati eta agian

duenari esaten badiozu ez ezin duzu auto horrekin ibili eta elektrikoa erosi behar duzu ba ez dauka nahiko baliabiderik horretarako

urte arte badago bide bat non beste mota bateko autoa erosten pertsona horri adibide bezala lagundu diezaiokegun nik uste dut bide hori dela garrantzitsua helburua jartzea bai baina nola iritsiko gara eta hor bi gauza daude justizia sozialarena bai

energia berriztagarriak zure inguruan egongo direla mota desberdinetakoak eta agian

guzti horretaz hitz egin beharko da eta adostasun horretan nik uste dut oso argi hitz egin beharreko gaiak direla zeren benetan ez badugu sakon hitz egiten eta ez badugu

eta nola egin behar dugun markatu beharra dago zer baina

merkatura begira dagoela euskal energiaren erakundea nik uste dut hori aipatzen denean agian interpretazioa zurea dela merkatua enpresara bakarrik begira dagoela nik uste dut merkatura begira esaten dugunean da

neurriak asko eta asko lagundu dira enpresetan baina baita ere etxebizitzetan eta baita ere biztanle

bakoitzean beraz nik uste dut energiaren euskal erakundeak lan egin duela hainbat eta hainbat gaietan eta jarraitzen du lanean bai enpresa batzuekin baina baita ere gizartearekin eta baita ere saiatzen energiaren trantsizio hori egiten eta beti esan dugu gasaren apustua egin zen momentu

egin behar zela ikatza kendu erditik eta petrolioa kendu eta gasa erabili une horretan nolabait trantsizio moduan eta horretan sinesten dugu trantsizio moduan oraindik ere gasa erabili behar da eta urte batzuetan oraindik egun batetik bestera ez gara pasako erabat berriztagarriak izatera nola egin behar dugun bide hori eta

gasaren bitartez egin behar da baina aztertzen dugunean baita ere eta beste herri batzuetan agertzen dena metaketarena eta esan dugu baita ere ce o bi nola lotu eta nola metatu

eta zein izango da hidrogenoaren papera adibidez nik uste dut hori ez daukagula landuta eta gero eta gehiago agertzen ari da

era zabal batean pentsatuz nora iritsi nahi dugun bai baina baita ere nola egingo dugu eta hortik europar batasunetik esaten digutena klimarekiko

jasangarriak izanez eta berme guztiekin baina baita ere

eta zaindu ditzagun bi gaiak hori egin daiteke eta nik uste dut hori izan behar dela nola bilatu behar dugula eskerrik asko eskerrik asko

eh bildu taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina baso politikari buruz

bai kaixo egun on eskerrik asko presidente anderea eta egun on guztioi

hartzen badugu donostiarako bidean eta paisaia gozatu nahi badugu ba zaila egingo zaigu oso zaila basoak eta mendiak

marroiak eta gorriak baizik eta ez da bakarrik kolore arazo bat ez eredu konkretu baten eragina da eta arazo ekonomiko ikaragarria ere bai

argazki itsusia argazki paisaia itsusia ere bai eta erantzun beharra dagoen

konifero basoak berreskuratzeko euskal estrategia diseinatu duzue bai hiru esparrutan jardungo

alde batetik gaitzari aurre egiteko neurriak zehazten beste aldetik eta

aurrera arazo honi erantzuna emateko nola jokatuko duzue eskerrik asko lópez de arroyabe anderea erantzuteko tapia anderea zurea da hitza eskerrik asko

nik uste dut lehendabiziko aipatu behar dugula eta oso argi esan behar dugula gaixotasun bat dagoela ez du esan nahi baso politika egokia edo desegokia denik baizik eta gaixotasun bat dagoela larria bai baino gaixotasuna eta horri aurre egin behar zaio nola zuk aipatu duzun

alde batetik euskadin bi mila hamaseian azkeneko datua hori daukagulako ziurtatuta lurraldearen

eta horietatik ehuneko laurogei baino gehiago arbolak

besteak nolabait ez zuzenak direnak gure nolabait kentzen ditugun arbolak jarraitzeko industriari jartzen ditugunak baino

industria sektore horretako industriak jasangarritasunez lan egiten du une honetan mota guztietako industria daukagu

egiaztatutakoak badakizu ekoizten dira hortik landatu eta landu tokiko enpresak dira eta enpresa txikiak ehuneko laurogeia baino gehiago hogei hektarea baino gutxiago dituzte beraz enpresa txikiak dira ez dira

hogei hektarea baino gutxiago dituzte hortik zein motatako

edo ekoizten dutenak daukagu papera egiteko pasta ekoizten dutena

konparatzen baldin baditugu emankorrena eta osatuena gure da beraz horrek esan nahi du baso politika

sektore garrantzitsu bat daukagu eta zuk esan aurretik nik ere beste zerbait esango dizut

eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea lópez de arroyabe andrea zurea da hitza

elkar eztabaidatuko dugu eskerrik asko eskerrik asko lópez de arroyabe andrea

autorizado bien definido y de probada eficacia eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako hamaikagarren puntua galdera

naval ontziolaren egoeraren gainean jaurlaritzak proposaturiko irtenbideei buruz casanova jauna zurea da hitza eguerdi on

tapia andrea ni armador ni inversor ni accionistas

no le queda orain ez naiz luzatuko sarreretan

baina galdera argia da orain zein da plana orain badago plana

tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea
casanova jauna zuk esan duzun bezala lehen ere aritu naiz eta ez naiz luze arituko

bakoitza bere erantzukizunetik eta jaurlaritza beretik arituko da

hiru gai aztertu beharrekoak une honetan hiru gai daude bata

batzuk daukate gehiengoa sepira joateko bidea hori nola bermatu

bermea lortzea ez daukatenak buelta hori edo berme hori nola landu beraiekin enplegu bat izan dezaten orain eta gero ontziola martxan dagoenean

batzuk eta horiekin lantzea etorkizuneko proiektu bat beraiek egin behar dute proiektu industriala beraiek aurkeztu behar dute ez guk ez da gure erantzukizuna berea da gu laguntzeko eta beraiek nahi baldin badute

hiru baldintzak kontutan izanik bai eta aurrera egiteko prest

sailburuak egun on bueno berriro ere talde

hemen kasu honetan berriro enplegu eta politika gizarte politikari sailburuari zuzenduta eta zuzentzen dugu interpelazioa ikusita gobernu honek arlo zehatz honetan ez dituela bete bere konpromisoak eta bere betebeharrak

lehendakariak berak bi mila hamabostean orokor osoko bilkuran aipatu zuen lehenbailehen ailegatuko zela estrategia hori ba estrategia hori ailegatu da

laguntzen duen planari buruz plan honek bertan behera geratu zen bi mila hamabostean eta berria laugarren plana uda honetan aprobatu egin da

al principios de legislatura iragarki hau egin zenuten bai lehendakariak eta bai zuk

eskerrik asko garrido anderea artolazabal anderea zurea da hitza

hamahirugarren puntua interpelazioa eukene arana varas elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak enpleguko eta gizarte politiketako sailburuari egina banaketetan
edo dibortzioetan umeen eta nerabeen eskubideak bermatzeari buruz arana anderea nahi duzunean kaixo

eskerrik asko eskerrik asko arana

artolazabal anderea arana anderea zurea da hitza

artolazabal andrea gai zerrendako hamalaugarren puntua interpelazioa rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina

betetzeari buruz ubera andrea zurea da hitza eguerdi on uriarte andrea

eta ez ditut ukatuko horietako bi ondorengoak izaten ari dira bata

konplexuei erantzun behar dien ikastetxeetan giza baliabideak gehitzea bertara egokitutako

ikasleen aukera berdintasuna eta ikasleen eskola arrakasta helburu izanda beste obsesioa irakasleen egonkortasuna da ikastetxeetan irakasleak egonkortzea hezkuntza proiektuei jarraikortasuna emateko ikastetxeetan zuzendaritza potenteak eta indartsuak izateko irakasleak urteak joan eta urteak etorri

gertu ezagutzeko hurbiltasun hori egunerokoari aurre egiteko azken finean eskola arrakasta lortzeko ikastetxeetan irakasleen egonkortasuna ezinbestekoa da

eta klabea da hau ez da bakarrik irakasleen ikuspuntu batetik baizik eta

hezkuntza proiektuak sendotzeko behar beharrezkoa da ikastetxeetan irakasleak egonkortzea alde horretatik

oso ahul gaude kontrako norabidean goaz eta legegintzaldi hasieratik gogor ekin izan diogu bi obsesio horiek errealitate bilakatzeko eta gauzatzeko bi mila hemezortziko ez naiz oso ondo gogoratzen

ekainean eztabaidatu zena eta legebiltzarreko talde guztien babesa jaso genuena gaurkoan uriarte andrea jakin nahi duguna da

onartutako hori gauzatzeko errealitatera eramateko

negoziazioak bideratzen ari diren hezkuntza arloko

planifikazioko mahaian ere gai horren inguruan zertan ari zareten alegia hezkuntza saila zertan ari da

irakasleak hutsik dauden lanpostuetan geratu ahal izateko lan eskaintza publiko bidez plaza hori kubritu arte edota jabean

bueltatu arte jakin nahi dugu horretarako ere

hau da eskualdeen parametro horiek diametroak kontuan hartuko den

hiru edo lau urtekoak eta horren arabera koordinatuko diren eta uztartuko diren

lehiaketak lan eskaintza publikoak edota agian jakin nahi dugu ea beste parametro batzuk edo beste irizpide batzuk kontutan hartzen

irakasleen egonkortasunerako ea beste aukera batzuk aztertzen ari zareten esaterako kontsolidazio prozesuak

aurrekontuen lege proiektuari emendakin batzuk egin zizkion artikulatuari kontsolidazio prozesuak ahalbidetzeko eta lege marko bat

batez ere daukagu urteak eta urteak

bitartekoekin hau da giza baliabideekin irakasle horiekin arrazoi

makina bat urte daramatzate lanean eta ez dut uste hau bakarrik

administrazio orokorrean ere zenbat irakasle ditugu horrela asko

ona da sistemarentzat ez hori ez da ona sistemarentzat baina

kezkatuta gaude uriarte andrea ez dakigu izan den komunikabideetan agertu den gauza bat edo zuek dagoeneko ofiziala egin duzuen eta iragarritako gauza bat ikusten ari gara

norabidea aldatzen ari dela edota nahasten ari dela edo agian helburua argia dauka eta berarentzat urte asko lanean daramatzaten eta behin behinean jarraitzen duten poltsa horri irtenbidea ematea baizik eta bere helburua da poltsa horri irakasle horiei lanerako lanbidea zailtzea antzinatasunagatik soz batzuk aurrezteko

ez dela zergatik diot hau ulergaitza egin zaigulako lan eskaintza publikoa dela eta publiko egin diren hainbat irizpide

azterketa gainditzen dutenei eta plaza gabe geratzen direnei bider bost puntuazioa saritzea ez diogu logikarik ikusten gure ustez ez du ez buru eta ez hankarik horrek oreka guztia apurtuko lukeelako

belaunaldi aldaketa modu naturalean ez egitea ahalbidetuko lukeelako antinaturala litzatekeelako eta gainera dugun arazoari irtenbiderik ez liokeelako

ondo funtzionatzen duena suntsituko lukeelako eta ez dugu ulertzen bueltak ematen aritu gara baina ez dugu ulertzen horren atzean zer egon

agian gaurkoan zuk zerorrek azalduko diguzu eta badirudi ere hezkuntza sailak egonkortasunari

modu bakar bezala lan eskaintza publikoak ulertzen dituela justu madrilen eskuetan dagoen bitarteko baten

berriki gainera osasun sailaren eskutik etorri zaigu aditu bat funtzio publikoan aditua dena oso txosten interesgarria jarri du

lan eskaintza publikoen bitarteko eredua zaharkitua dagoela buelta bat eman behar zaiola

gainera esaten duenean legalki ere eta gure araudiari egokituta ere baditugula zirrikituak eta bitartekoak

hasteko beraz iruditzen zaigu momentu interesgarrian

orain arte eduki ditugun baliabideak zaharkituak geratu direnei buelta emateko eta kontutan hartu beharko lituzkeela ere hezkuntza sailak

gaurkoan eskertuko genizuke irakasleen egonkortasuna xede izanda

ari zaretena egiten dituzuen egitasmo eta ari zaretena

azalduko bazenigu zehaztasunez eta zehatzagoak izateko ekainean etxe honetan aho batez onartu zen proposamena gauzatzeko zertan ari zareten azalduko bazenigu

legebiltzarreko presidente andrea sailburuok legebiltzarkideok egun on

sail honen oinarrizko konpromisoa da irakasleen egonkortasunaren alde irmo apustua egitea horretarako nagusiki urteroko enplegu publikorako eskaintza deialdiaren bitartez ezin dugu ahaztu irakaslegoa

eta hezkuntza hobekuntzaren eragile nagusia dela giltzarri gure konpromisoa lan eskaintza publikoen deialdiekin hainbatetan adierazi dugun bezala zalantzagabekoa da konbentzituta baitkaude hezkuntza sistemaren kalitatea hobetzeko

irakasle onenak nahi ditugu gure ikasleentzat irakasle ahaldunduak konpetenteak konprometituak eta prestigiatuak heziketa bikain baten oinarri eta giltzarri

balio erantsi handiko enplegu publikoa sortu eta sustatu nahi du irakaskuntzako ehundaka langileri aukera apartak eskainiz maila pertsonalean zein familia mailan hasteko eta zentzu honetan gogoratuko duzuenez bi mila zazpiko lan eskaintza publikoan zazpiehun eta berrogei lanpostu eskaini zuren

aldi berean aurreko legegintzaldian hau ere beste bi lan eskaintza publiko izan genituen bata bi mila hamabostean maisu maistrentzako

abiapuntu honetatik eragile sindikalekin beste hainbat gai ere jorratu genituen gehiengo sindikalarekin maiatzean

akordio honek besteak beste zera jasotzen du hitzez hitz hezkuntza sailak bere egiten du behin behinekotasuna ahal den guztia jaitsieraren helburua

neurri eraginkorra delakoan hezkuntza sailak bi mila hamazazpi bi mila hogei legegintzaldian eta irakasleen kidegoetan

ahalik eta lanpostu gehienak deitzeko helburuari eutsiz konpromiso horri eutsiz beraz

bigarren hezkuntzako irakasleen eta lanbide heziketako irakasle teknikoen kidegoetan sartzeko zehazki

eta ehun eta hirurogeita hamalau lanbide heziketako teknikoak baina esan bezala epe bat deitzeko hartu genuen konpromisoa betez nahitaezko deritzogu enplegu deialdiak egiten jarraitzeari euskal hezkuntza sistemako irakasleei

eskaintzeko helburuz egonkortasun horrek aldi berean sendoago bihurtuko baitu hezkuntza sistema irakaskuntzaren kalitatean ere eraginez

gure konpromisoak betetzen jarraitzeko pasaden azaroaren hogeita seian bi mila hemeretzian lan eskaintza publiko berria egingo dela iragarri genuen bertan maisu maistren kidegorako mila zortziehun eta hogeita bost plaza deituko direla jakinarazi genuen halaber pasaden abenduaren bostean gure sailak bi mila hemeretziko enplegu publikorako eskaintzan hirurogeita hamar plaza berri deituko dituela jakinarazi du aurrez iragarritako mila zortziehun eta hogeita bost plazez gain honako hauek dira hogeita hamabi plaza

irakasleentzat hamar plaza hizkuntza eskola ofizialetako irakasleentzat eta hogeita zortzi plaza

plaza hauetara karrerako funtzionarioak aurkeztu ahal izango dira ere erabaki berri honekin

orotara eskaintza berri hau bi mila hemeretzian burutuko dena bi mila hamabost bi mila hamasei bi mila hamazazpi eta bi mila hemezortzian burutu direnen ondotik dator

hau prestatzeko ahalegina egiten duten irakasleen lana baloratzeko asmoz haien itxaropen eta ilusioak babestearekin batera

behin behinekotasun tasa jaisten jarraitzea legealdi honetan zehar

irakasleria osoaren ehuneko hamazazpian kokatzeko helburuarekin enplegu publikorako eskaintza berria

eta bertan zehaztuko dira izena emateko epeak proben egun eta ezaugarriak programazio didaktikoa aurkezteko egunak eta hezkuntzako

sailak irakasleen kolektibo guztietan egonkortasuna egotearen aldeko apustua egiten du

hasieran esan dudan bezala saila irakasleen egonkortasunean eragina duten beste neurri osagarri batzuetan aritu da lanean gogorarazi nahi nuke puntu honetan

sailaren kolektiboak ordezkatzen dituzten gehiengo sozialekin akordioen uztea izan dela pasaden martxoan akordioak lortu ziren sukaldaritzako eta garbiketako kolektiboen mailetan eta haurreskolak patzuergoaren mailan ere pasaden

eta aurretik esan dudan bezala pasaden maiatzean akordioa lortu zen irakasle funtzionarioen mahai sektorialean dudarik gabe

neurriek eragina izango dute hezkuntza sistemaren eta kolektiboen lan baldintzen hobekuntzan

sindikatu eragileekiko akordioa aplikatzen jarraitzeko lanean ari da dagoeneko hartu diren neurrian adibide gisa hezkuntza premien indizea abian jarri eta aplikatu denetik

beste adibide bat ikasturte hasieratik aplikatzen ari gara

aukera herenaren murrizketa hirurogeitik gorako irakasleentzat

beraz zure galderari erantzuteko saila osotasunean ari zaio justifikazioan aipatu duzun legez besteko proposamenari erantzuten

uriarte anderea interpelazioari ez didazue erantzun interpelazioa oso zehatza zen eta gainera oraingoan gainera galdetzen nizun edukia idatziz

galdera zen ea betetzen ari zineten edo ez eta nola ondorengoa

legebiltzarrak hezkuntza sailari eskatzen dio irakasleria ikastetxeetan finkatzeko aukera desberdinak aztertu eta adostu ditzala sindikatuekin bitarteko pertsonala hutsik dagoen lanpostuan finkatzeko

beti ere aipaturiko lanpostua lan eskaintza publiko bidez bete bitartean edo titularra ez sartu bitartean halaber leku aldatzerako aukerak emanez

bigarren paragrafoa zentzu horretan aipaturiko araudia erdiesten den bitartean legebiltzarrak hezkuntza sailari eskatzen dio giza baliabideak areagotu ditzala bi mila hemezortzi bi mila hemeretzi ikasturterako bla bla eta ez didazu horren inguruan ezer erantzun begira

hezkuntza komunitateko sindikatuekin egindako akordioaren betetze mailaren inguruan agerraldi bat eskatu dut batzordean gaurko zen interpelazioa gai honen inguruan eta ez didazu erantzun

ez planifikazio maila ez hezkuntza arloko mahaian eta jakin nahi dut jakin nahi dut zertan ari zareten interpelazioa oso zehatza zen ez dakit egia da lan eskaintza publikoen inguruan ere galdetu dizudala baina zu zentratu zara lan eskaintza publikoen

oso tentagarria dela atril hau aprobetxatzea publizitate momenturako bai eta zilegi da zilegi da baina ez didazu erantzun gaurkoan galdera oso zehatza zelako begira pozten naiz pozten naiz zuen apustua irakasleen egonkortasunaren alde egitea

baina aipatzen duzuen beti lan eskaintza publikoak eta esango dizut gauza bat lan eskaintza publikoa da bitarteko bat eta ez da nahikoa ikusita daukagun arazoa

eta hori iragartzen ari zaren lan eskaintza publikoekin ez da konpontzen

agortua dagoela zaharkitua dagoela gainera ez da zuen eskuduntza madriletik dekretu bidez errege dekretu bidez arautzen da

oso mugatuak zaudete eta ez hori bakarrik gaitegia ere gaitegirako bi arlotan bakarrik jar dezakezue beraz aprobetxatuta momentu honetan aditu batek funtzio publikoan aditu batek mahai gainean jarri duen txostena ere lan eskaintza publikoren inguruan ere hausnarketa bat egin genezake eta bidea

beste neurri batzuetara garai berrietara egokitu irakasle hoberenak behar ditugulako baina batez ere momentu honetan daukagun behin behinekotasun

gizarteagatik behar ditugulako ikastetxeetan hezkuntza proiektu jarraiak egonkorrak ikasleen eskola arrakasta xede izateko

eta horretarako ekainean aho batez onartu zen hezkuntza batzordean proposamen zehatza eta jakin nahi dut hori betetzeko

modu asko egon daitezke modu asko egon daitezke eta agian

inguruan ere hitz egin daiteke malgutu daiteke edo beste bitarteko batzuk bilatu daitezke baina bederatzizero hamarzero poltsa horri irtenbide bat eman behar diogu

eta horietako aukera bat ere izan daiteke kontsolidazio prozesuak abiatzea eta guk horretarako ere aurrekontuetan bide bat irekitzen saiatu gara

ahalbidetu ahal izateko beraz bide desberdinak ditugu baina lan eskaintza publikoa ez da bide bakarra eta gainera ez dio soluzioa ematen ongi dago

eta jakin nahi dut gaurkoan hau betetzeko zertan ari zareten besterik ez eta gero mahai gainean jarri dut lan eskaintza publikoen ereduaren inguruan

eta iruditzen zait publikatu dituzuen irizpideak ez direla egokiak eta horren inguruan ere azalpenak eskatu dizut beraz eta bukatzeko eta azkena begira esan duzu akordioen urtea izan dela pozten naiz baina badakizu akordio horiek nola iritsi garen akordio horietara
borroka luze eta askoren ondoren mobilizazioak eskerrik asko ubera andrea denbora bukatu zaizu

eta nik esan dizut lantzen ari garela gai horiek lantzen ari garela gai horiek jorratzen ari direla foru ezberdinetan eta

mahai horretan eztabaidatu behar delako orduan hor eztabaidatuko dugu

zelako hemen zuk esaten duzuna hau da foru horiei errespetua zor diogu

egiten ari gara zertan ari garen horretaz zuk eskatu duzuna eta hemen erresoluzioan eskatzen dena beraz erantzuna hor duzu lantzen ari garela eta ezin dugu hemen komentatu beste foru batzuetan lantzen ari dena eta zuk esan duzu ere prentsan agertu dela zure irizpideak

lantzen ari garela sindikatuekin beraz hor landuko direla eta adosten denean orduan bai aterako dugu zer adostu dugun eta lehen esan dizudan bezala saila sindikatuen

eragileekiko akordioa aplikatzen jarraitzeko lanean ari da nahiz eta labur aipatu dudan

behin behinekotasunari eta egonkortasunari buruzkoa da neurriak zentzu horretan lau atalen ingurukoak dira

behin behinekotasuna gutxitzeko neurriak interinoen egonkortasuna eta hezkuntza administrazioen prozesu nagusien maiztasuna lehenengo puntuari dagokionez berriz gustatuko litzaidake azpimarratzea bi mila hemeretziko

eta bi mila hamabost bi mila hamasei bi mila hamazazpi zein bi mila hemezortzian burututako

hezkuntza sailak segida ematen diola enplegu publikorako eskaintzeko duen politikari eta legealdi honetan urtero eskaintza bat deitzeko konpromisoa ere berresten duela orotara bost mila plaza eskainiz gutxienez

aurrekontuan islatu behar dira zuok elkarlanean jardun ez duzuen horretan

egiturako langileen kopuru handituz hirurehun eta zortzi plaza funtzionarioen esparruan

langileen esparruan behin behineko langileen egonkortasuna dela eta saila gizarte eragileekin ari da zenbait proposamenen inguruan lanean eta eztabaidan

lanpostu hutsak betetzen dituzten bitarteko funtzionarioak lanpostu horietan mantendu

gainera behin behineko pertsonalaren egonkortasunak erraztu egingo du interinoen eta funtzionario karreradunen lizentzia eta baimen

aipatutako laugarren eta azken puntua dela eta hezkuntza sailak proposatu du langileen prozesuen aldizkotasuna berrikustea negoziazio horretan ari gara murgilduta lan eskaintza publikoek lekualdatze lehiaketek kandidatuen birbaremazio prozesuak

ikasturte hasierako irakasle interinoen esleipenak gaur egun urtero burutzen diren prozesuak dira

eta ez duela jokatzen hain zuzen sistemaren egonkortasunaren mesedetan

egokiro uztartu eta orekatze aldera prozesu horren maiztasuna berraztertzea proposatzen da berriz diot sailak lanean jarraitzen du gizarte eragileekin lortutako akordioetako puntuei forma egokia emateko adostasunean oinarrituta

gai zerrendakoa hamabosgarren puntua galdera rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina barakaldoko antonio trueba ikastetxeari buruz ubera anderea zurea da hitza
berriro uriarte andrea uste duzu

ikastetxean gertaturikoak planifikazio on bati eta planifikazio eredugarri bati erantzuten diola eskerrik asko

hori da pasa den abenduaren lauan barakaldoko udalarekin batera

antonio trueba bigarren hezkuntzako institutuaren inguruan izan dugun ezustekoaren berri eman genuen esan bezala egoera ezustekoa

erabakiak hartu eta berehala jardun behar izan zen gure ikasleen segurtasuna babesteko oso kontziente gara ikastetxeko hezkuntza komunitatean eragin zezakeen nahasmendua baina hezkuntza administrazioa garen aldetik dagozkigun erantzukizunak eta gardentasuna aintzat hartu dugu

iazko urtearen amaieran barakaldoko antonio trueba bhi zaharberritu eta handitzeko kontratua esleitu eta formalizatu zen handitzeko obra horiek

urteko lehen hilabetetan institutua handitzeko obra horiek hasi ziren

egoera txarrean zeudela ikusi zen aipatutako eraikin erantsiaren

eraikin nagusiaren egitura analisia egitea erabaki zen alegia azpiegitura nagusiaren benetako egoera ezagutu ahal izateko diagnostikoa

enkargatutako txosten teknikoa eman zigun eta saileko eraikuntza zerbitzuak aztertu zezan bi mila hemezortziko azaroaren hogeita bederatzian eraikuntza zerbitzuak txostena eman zuen eta bertan

eraikinaren etorkizuneko erabilera zalantzan jartzen dituzten egiturazko gabezia batzuetan oinarrituta

ezaren arduragabekeriaren eta utzikeriaren adibide bat otsailetik ari zineten katak egiten eta azterketak egiten otsailetik eta orain dela hamar urte

abenduak lauan goizetik arratsaldera hezkuntza sailak erabakitzen du ikastetxearen eraikina dela eta eta segurtasunagatik bertatik irakasleak ikasleak langileak

eraistea bat batean presaka eta korrika zuk esan duzun bezala segurtasunagatik baldin bazen ondo eginda uriarte andrea ondo eginda baina erabakia hartu zenuten bezala ikusita horrek zer esan nahi du ordura arte ikasleak

arrisku egoeran egon zirela hori esaten ari zara hori horrela baldin bada horrek ez du barkamenik horrek ez du barkamenik

eta hala ez bada zergatik hartzen duzue erabakia bat batean presaka eta korrika txosten teknikoa ikusi nahi dugu eta eskatu dugu ze iruditzen zaigu hemen gertatu dena larria dela otsailetik ari zarete otsailetik katak eta azterketak egiten eta orain dela hamar urte iragarritako

orain bilbora izan dira bideratuta noiz arte

barakaldon birkokatuak izatea ikasle eta irakasleak orain minasen daude batxilergoko ikasleak minasen daude ere helduen hezkuntzako

lehen hezkuntzakoak minasen kokatuko dira badakigu ezustekoen aurrean

denbora luzatu daitekeela eta guztiak denak minasen sartuko ditugu patiorik gabe jantokia ze egoeratan dago heziketa fisikorako lekurik gabe

la milagrosarekin zer gertatu zen aukera bat galde zenuten aukera bat

dituen beharretarako hor daukazue eraikin bat hutsik zergatik ez adibidez alkartuko lehen hezkuntzakoak bertara eraman eta bigarren hezkuntzakoak minasen denak batera sartu behar ditugu zortziehun ikasle denak eraikin batetan adin ezberdinetakoak iruditzen zait planifikazio

ze badakizu zer uriarte andrea barakaldoko hezkuntza komunitatearen egoera kezkagarria da egoera ez da batere txukuna uriarte andrea ezkerraldean egoera sozial ekonomikoa

behar du inon baino gehiago eskola publiko sendoa indartsua

eskola arrakasta bermatzeko eta horretarako planifikazio bat behar da eta horretarako behar dugu hezkuntza mahai bat sortzea barakaldon planifikazio bat egiteko epe motzera

barakaldok izugarrizko beharra dauka barakaldon ere hezkuntza politika eraginkorra inon baino gehiago zeren eskola publikoa barakaldon abandonatua dago utzita dago saturatua dago gainezka dago beharrak ditu prekarioan dago eta erantzunak eman behar zaizkio epe motzera begira eta epe ertainera begira baina horretarako

planifikatu behar da bertako udalarekin bertako hezkuntza komunitatearekin bertako ikastetxearekin eta horretarako hezkuntza mahai bat sortu behar da barakaldora begira bertan dauden beharrak identifikatu diagnostiko sakon bat
egiteko eta ondorio eskerrik asko ubera anderea uriarte anderea zurea da hitza

eta erantzukizun osoarekin hartu ditugu neurriak

neurriak nola hartu ditugun planifikazioa aztertu behar dugula eta horretarako iniziatiba bat jarri duzula bale hori da beste eztabaida bat baina momentu honetan momentu puntual batean gertatutakoari

eta aurretik esan dizudan bezala helburu nagusia segurtasuna bermatzea izanik hezkuntza sailak erabaki du ikasleak behin behinean beste leku batera

eta bertan ikasleekin jarraitzea ikasturte honetan bat bateko gertakari horren eraginak murrizteko lanean ari gara

sailaren eta udalaren asmoa da ikasleak barakaldora ahalik eta lasterren bueltatzea helburua da urtarrilean zehar ikasle guztiak barakaldoko minas eraikinera lekua aldatzea

bestalde eta eraikinean antzeman diren egitura gabeziak aintzat hartuta hezkuntza sailak erabaki du

sakon berrikustea baldin eta horietan jarduketarik egin ez bada

gai zerrendako hamaseigarren puntua galdera josé ramón becerra carollo elkarrekin

becerra jauna zurea da hitza uriarte andrea euskal herriko unibertsitatean

bi kontratu mota daude bata da doktoregoa lortu aurretik daukatena bederatzi mila eurokoa eta bestea doktoregoa lortu ondoren

baina estatu mailako bekadunak diren ikertzaileak ez dute hori kobratzen eta legez kobratu behar dute soldata bera

soldata bera kobratzen eta ea baduzue zeozer egiteko asmoa hau konpontzeko eskerrik asko

egin duen apustua gogoratuz hasi nahi nuke nire hitzaldia horrela jarraituko dugu apustu irmo egiten bikaintasunaren

gure unibertsitate hezkuntzaren eta politika zientifikoaren arrakasta lortzeko funtsezkoak direlako zuk esan bezala gogoratu beharra dago upv ehun kudeatzen diren doktoratu ondoko laguntzen esparrua esparru zabala dela non eragile ugarik esku hartzen duten más allá de la propia universidad

deialdietan zehaztutako ordainsaria modalitatearen deialdi motaren eta gehienbat arduraldiaren arabera aldatzen da

ganbara honetan beste kasu batzuetan esan dugun bezala gogorarazi nahi dizut

dagokienez eta zehazki upv ehuri dagokionez jarduteko autonomia duela

eta horrek mugatu egiten duela administrazio batek eta zehatzago esateko eusko jaurlaritzak jarduketa zehatzak egiteko duen gaitasuna bere estatutuetan

jasotzen den moduan universidad del pais vasco euskal herriko unibertsitatea zuzenbide publikoko erakundea da gizartearen zerbitzura dagoena erakunde autonomia duena da

hezkuntza sailetik doktore diren zein ez diren pertsonal ikertzaileei emandako prestakuntza laguntzez

ordainsari politika horrek progresibotasun bat ezartzen du

gai zerrendako hamazazpigarren puntua galdera borja sémper pascual euskal talde popularreko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina gasteizko campusean kaputxadun abertzaleen talde batek
ehuko ikasle bati egindako agresioari buruz sémper jauna zurea da hitza gracias señora

intolerantziak eta indarkeriaren erabilerak ezin dute lekurik izan ez gizartean ez unibertsitatean bertako

bat egiten dut lehendakariak eraso honen inguruan esandako hitzekin hogeita bat mendean eta euskadin demokrazian eta iritzi askatasunarekiko errespetuan oinarritzen den gizarte aurreratuaren eredu izan behar duenarekin

encapuchados no campen a sus anchas eskerrik asko sémper jauna uriarte andrea zurea da hitza

edo goresteko edozein ekintza eremu etikoa errespetatzen ez duen eta biktimen sentikortasunari min eman eta ondorioz sufrimendu erantsia ekar diezaiokeen edozein ekintza

eta da garbia eta argia eta unibertsitateak ere bere jarrera argia eta garbia da eta berak hartzen ditu neurriak gauza bat zuk
nahi ez izatea baina hartzen ditu bai hartzen ditu eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako hemezortzigarren puntua galdera
juan luis uria serrano elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina herritarrek osakidetzako osasun zentroetan eta osasunerakunde integratuen oei kudeaketaegituran parte hartzeari buruz uria jauna zurea da hitza

uria jauna eguerdi on guztioi osasun sailak eta osakidetzak pertsonen aldeko eta parte hartzearen aldeko konpromisoa

gizartearen parte hartzea erregulatzen duen araudia daukagu osakidetza euskal osasun zerbitzua ente publikoaren erakunde sanitario

eskerrik asko darpón jauna uria jauna zurea da hitza

lehen aipatu dizudan dekretuak oso argi zehazten du

pertsona jartzen dute erdigunean pertsona osakidetzaren jarduera asistentzialaren helburu eta ardatz nagusia da

aldeko apustua egiten dugu konbentzituta gaude parte hartzeak hobetzera

en la exposición pública del decreto eskerrik asko uria jauna zure galderagatik eskerrik asko darpón jauna

gai zerrendako hemeretzigarren puntua galdera carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak kultura eta hizkuntza politikako sailburuari egina etxepare institutuak eskozian duen jarduerari buruz

legebiltzarkideok barrio jauna bi dira bi mila hemeretzian eskoziari arreta berezia eskaintzeko arrazoi nagusiak

jaurlaritzaren planteamendu estrategikoekin du zerikusia euskadi basque country bi mila hogei jaurlaritzak onartutako estrategiaren barruan eskozia

eskoziako jaialdiekin du zerikusia bere edukien garrantziagatik eta europa osoan sortzen duten interesagatik uste dugu oso plataforma egokiak izan daitezkeela euskal kultura

hedatzeko eta euskal industria kulturalak nazioartean zabaltzeko eta eginkizun honen erantzukizuna gure sailean etxepare
institutuarena da eskerrik asko zupiria jauna barrio jauna zurea da hitza

edinburgh international book festival edinburgh internacional film festival

zupiria jauna gai zerrendako hogeigarren puntua galdera nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak segurtasuneko sailburuari egina gazte bati ehuren arabako campuseko letren fakultatean egindako agresioa ikertzeari buruz

llanos anderea erantzuteko beltrán de heredia anderea zurea da hitza eskerrik asko